osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu bakarra bateraezintasunen behin behineko batzordeko kideak izendatzea

legebiltzar taldeetako bi kidek osatuko dute bateraezintasunen behin behineko batzordea legebiltzar taldeek honako ordezkari hauek hautatu dituzte euzko abertzaleak taldearen ordezkariak kerman orbegozo uribe eta joseba zorrilla ibañez eh bildu taldearen ordezkariak eva blanco de angulo eta leire pinedo bustamante

larrimbe eta iñigo martínez zatón euskal sozialistak taldearen ordezkariak alexia castelo de sa

horri buruz inork ezer esan nahi badu

batzordea onartu egin da adierazi berri ditudan kideak osatuta

behin behineko batzordearen eratze bilkura osoko bilkura hau amaitu eta berehala egingo dela etxe honetako bigarren aretoan besterik gabe gai zerrenda bukatu denez